egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu egun on

beste baterako utzi da bat eta bi puntuak zortzi puntuaren ondoren eztabaidatuko dira eta gogoratu odol ematea dagoela eta bozketak eguerdian eteten dugun momentuan egingo ditugula guztiak batera gai zerrendako laugarren puntua mozioa

proposatzailearen txanda garrido andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias eskerrik asko presidente andrea sailburua

erabaki du interpelazio eta mozio bat aurkeztea zeren azkenean ikusten dugu

gobernu honentzako ez dira lehentasun bat eta ildo horretatik

eta orain mozioa aurkeztu dugu en la anterior moción

uste dugu komenigarria dela berriro ere eta gobernu honen jarrera ikusi ondoren berriro betebeharrak ipintzea gobernu honi eta horrexegatik aurkeztu dugu mozioa gaur eztabaidatzen ari garen mozioa

legebiltzarkideok elkarrekin podemos taldeak familiak laguntzeko politiken inguruko

egiten ditu oso garrantzitsua da horri buruzko eztabaida zabaltzea eta sakontzea beraz ongi etorria ematen diogu familiei laguntzeko politikak bultzatzeari buruzko ekimen guztiei en esta

anderea eh bildu taldearen ordezkariak kortajarena anderea zurea da hitza

guztioi egun on pertsonak eta ongizatea erdigunean jarriko dituen politikak eragiteko

ekimenak oro har hari mutur asko kezka asko eta kontuan hartu beharreko kontu asko denak ongizate eta eskubideekin estuki lotuak

defendatzea da eta bereziki familia hori osatzen duten

gure etorkizuna defendatzea ere bada familiak babesteko politiken erdigunean pertsonen eskubideak babestearen ikuspegi unibertsalistak egon beharko lukeela uste du eh bildu taldeak

nahiko mamitsua eta eragin handiko kontuetaz ari garela familien babeserako politikaz ari garenean historikoki familiei laguntza emateko neurri publikoen multzoa hainbat administrazioetan eta zenbait ikuspegi abordatzearekin osatu da familiei laguntzeko hamairu

haren garapenerako tresnekin ondoren etorri diren hiru plan horiekin familiei laguntzeko politika propioa ezartzeko aukera zabaldu egin zen gure taldeak ez du ukatuko familiei laguntzeko politika zehatzak babestu eta garatzeko bidean urratsak eman direnik baina oraindik tarte handia dago

politiken artean eta gure inguruko europako herrialdeetan sustatu diren politika aurreratuen aldean

hirugarren familia planaren ebaluazioaren irakurketatik familiaren ikuspegia

erakundeetan eta orain esan genezake oraindik ere

familien ikuspegi hori oraindik faltan sumatzen da

zuzendutako baliabideei dagokionean europako azken bagoietan dago erkidego hau gauzak mantso doaz hori garrido andreak ere azaldu du eta

planen garapen horretan laguntza ekonomikoen sistemak bere horretan desberdintasun handiak eragiten ditu sistema honek ahulezia nabarmena islatzen du

dezakete sistema hori eraginkortasunez eta beraz gutxienez

gainera urtetik urtera ikusten dugu nola familiei laguntzeko eta seme alabak izateagatik erabiltzen diren laguntza horiek ez diren agortzen eta ez diren gastatzen hori ere gure ustez kontuan hartu beharrekoa da

aipatzekoak diren zenbait ondorio agertzen dira laguntza ekonomikoen inguruan baina bada bat bereziki atentzioa deitu diguna

ez zela helbururik ezarri haurren ongizatearen eta zaurgarritasun ekonomikoa handiagoko egoeran dauden haurren ongizatean

hiru tresnen inguruan diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruan elikagai pentsioak aurreratzeko funtsaren inguruan eta mendeku seme alaben gizarte segurantzako

hirugarren planean ahalegin berezi eta handiak egin badira ere oraindik ere familia lana eta bizitza pertsonala uztartzeko politiken garapena urria da

baina kezka ere sortzen digute zeren oraindik gehienak sektore publikoan kokatzen dira eta oraindik horietako asko eta asko esperientzia pilotuak dira ez dira gehiago

lana eta adin txikiko seme alabak zaintzea bateragarri egitea

familiarengan eragin altua duten politikek garrantzi handia dute familiei laguntzeko politiken euskal sisteman eta askotan gizarte ahulezian dauden familiei arreta emateaz arduratzen dira eta guretzako hau oso elementu garrantzitsua da kontuan izanik azken hilabeteetan

askoren eztabaidan bete betean sartuak gaudela eta aurrekontuen eztabaida ere gainean gaudela eta

mantentzen direlako eta azkenik ahulezi egoeran dauden beste famili errealitate batzuen beharrizan zehatzak babesteko berariaz ezarritako neurri gutxi dagoela ere azpimarratu behar da

horietan asmoak badaude printzipio horiek kontuan hartu nahi dira

garapenean asko falta zaigu eta egoera euskal familiei dagokionez esan daiteke ez dela xamurra

datuek adierazten dute denek ez ditugula eskubide berdinak guraso izateko

ugalkortasunik familien ongizateari dagokionean ere bere kideen ongizateari dagokionean datuak ere hor daude

erabaki hori atzeratu beharrean hogeita hamar urteren bueltan kokatzen da gure emantzipazio adina

pobre diren haur horietako asko ehuneko hogeia etorkizuneko pobre ere izango dira erkidego honetan pobrezia

eta ez bakarrik adin txikiko seme alabak dituzten familietan

giroan ematen dira legebiltzar honetan askotan entzun izan dugun bezala erkidego honetan familien ehuneko hogeiak adierazten du egonezina duela

langabezia eta enplegu prekarioak dira familia gehienentzat beste arazo nagusienetako bat

oraindik ere zaintza lanak emakumeengan geratzen dira eta amatasuna eta aitatasuna ez dira parekidetasunez bizitzen eta bueno jarrai genezake edo euskal familien argazkiaren atzean dauden errealitate horiek adierazten

herri bezala ditugun erronkei heltzeko euskal familia anitz horiek

eta uste dut hori konpartituko dugula denok eta aurrera egin behar dugu eta aurrera egin behar dugu elkarrekin eta uste dugu horretarako ezinbesteko dugula

hausnarketa sakon bat egitea eta planean ere planaren ebaluazioan ere hori azaltzen da horregatik planteatzen genuen guk eztabaida monografiko bat ematea honen inguruan

eraginkortasuna aztertu eta elkarrekin norabide hori markatu ahal izateko

lehendakariak zentzu honetan hartutako konpromisoak eta orain gutxi sailburuak familiak babesteko estrategiaz gain aipatu zuen baita ere familiak babesteko horrelako itun zabal bat sinatu zuela eta horretarako

ezinbestekoa da nolabait mahaigaineratzea batzuek eta besteok ditugun ikuspuntuak

egun hauetan eta gai honen inguruan izan ditugun elkarrizketen inguruan aukera ere badugula geroz eta gertuago gaudela eta aukera ere izan dezakegula

iristeko baina horretarako beharrezkoa dugu eseri eta hitz egiten hastea eta begiratu behar dugu europara eta begiratu dezakegu gertuago ere nafarroara

plan horretan aurrerapauso nagusiak eman dira zentzu honetan

no están siendo capaces de dar respuesta eta zentzu horretan guk martxoan jarraitutako edo planteatutako ildo beretik

hemen planteatu diren gaietan guk berriz ere akordio baterako bidea egin dugu elkarrekin podemosekin baina bueno oraindik ere goiza bukatu bitartean badugu

baina egia da gu bi elementuren inguruan guretzako bi elementuren inguruan zailtasunak sortzen direla batetik ikusita

laguntzeko neurri horiek izan duten eraginkortasuna eta planteatu dituzten zailtasunak bere horretan laguntza horiek

eta bestetik ondo ikusten dugu murrizketak ezabatzea aldean

murrizketa horiek ezabatzea baina hemen aurrekontu proiektuetan eta ondoren egon diren proiektu aurrekontu legeetan ere

neurri askotan murrizketak gauzatu dira

bi eremu desberdinetan ezin ditugu murrizketak batzuentzako kendu eta

gehien behar duten horiei eragiten diete murrizketa horiek beraz espero dut goizean zehar akordioetarako bide hori irekitzea

bestela guk gurea mantenduko dugu elkarrekin podemosekin lortutako akordio hori babestuko genuke eta zuek adostutako testuaren arabera erabakiko genuke
gure bozka eskerrik asko eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sanchez andrea euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

andrea legebiltzarkideok egun on denoi familia eta haurtzaro kontuetan euzko alderdi jeltzalearen estrategia zuzentzen duten printzipioak

gure ahaleginek belaunaldien arteko desabantailak ez errepikatzea dute helburu euskadiren etorkizuneko funtsezko inbertsioa dela erabat sinetsita eta halaber zuzeneko ekarpena hazkunde adimentsu jasangarri eta integratzaile bat eman dadin

bizitzaren lehen urteetan desabantailak zuzentzearen alde egiten dugu garrantzitsua baita pobreziaren eta oro har gizarte bazterketaren aurkako borrokan ahaleginak bikoizteko

gurasoei eskainitako laguntza kalitatezko haur hezkuntza osasuna etxebizitza eta gizarte zerbitzuekin lotutakoekin uztartuz eta

gizarte koerantzule bat sustatzeko beharrizana dugu abiapuntu horrela bada guraso biek neurri berean parte hartzen dute eginkizun produktiboetan eta lanean eta baita ugaltze edo zaintzari dagozkionetan ere hartzaile eta zaintzaile bikoitzaren ereduan oinarrituta

familia ereduari laguntza publikoa ematea jaiotze tasarako politikarik lagungarrienetariko bat dugu eta erremediorik eraginkorrenetako bat haur pobreziaren aurka horrez gain

nabaria da jaiotze tasek izaten duten jaitsiera zuzenean dutela lotura ziklo ekonomikoarekin ugalkortasun baxuaren arrazoi nagusia bigarren

ahalbidetu edo oztopatzen duten baldintzekin dauka zerikusia kontziliazio arazoak seme alaba bakar batera mugatuak

areagotzen baitira bi seme alaba edo gehiagorekin pertsonen eta familien bizitzari dagokion oro euren etorkizunarekiko ikuspegiak

eta izan nahi diren seme alaba kopuruari buruz hori dela eta

eta jarduera arloak gobernu jarduera guztiak hartzen ditu horregatik gure usteetan familiei laguntzeko neurrien eztabaida diru laguntzetatik haratago

non atzean utzi beharra dagoen seme alaba kopuruaren arabera familiari emandako diru laguntza ekonomiko zehatz baten aurrekontu

ezin daitekeela ezarri harreman zuzen bat familiei emandako prestazio ekonomikoen hornidura eta jaiotzeen areagotzearen artean eta ordea behar duguna premiekin uztargarriago izango den denbora sozialaren egituratze bat ahalbideratuko duten laguntza zerbitzuak dira

integral bat behar dugula familian inbertitzea familia

ongizatea bermatzea suposatzen duen ideia oinarri bezala hartuta edozein delarik ere haur hauek bizi diren edo bizi duten familia mota

hezkuntza berdintasuna etxebizitza diru sarreren bermea kultura

nagusiki euskal autonomia erkidegoaren eskumenen artikulazioaren kariaz instituzioen arteko izaera duen estrategia bat izan behar da halabeharrez gobernu eta udalen arteko akordio global batean oinarrituta baino ez baita arrakastatsua izango konpromiso hauek garatzeko sail eta erakundeen arteko inplikazioaz haratago

lan harremanak zehazteko parte hartze zuzena duten haiek sindikatu eta enpresa eragileen inplikazioa saihestezina da eta oso bereziki gizarte ko erantzule bat sortzeari dagokionean umeak dituzten familiei gehiago eta hobetu egokitutako lan harreman eta egiturak babestuz diru laguntza ekonomikoak beti izaten dira ongietorriak

sozialki errentagarriagoa den familia guztietan modu berdinean inbertitzea edo gehiago inbertitu behar den zailtasun ekonomikoak dituztenetan

errentagarriagoa ez ote den kontziliaziorako laguntzak ahalbidetzea seme alabagatiko laguntzak baino besteak beste sarritan diru sarrera maila berak ez dielako antzerako gaitasun ekonomiko eskaintzen osaketa desberdinetako

gobernu programan ere jasota dago bestalde familien laguntzen arloko aurrekontuaren ehuneko berrogeita hamararen igoera eta halaber gobernu programan bertan jasota dagoen gisa

hor baitago gai honetako gakoetako bat bigarren seme alaban alegia

azterketa espezializatuak bat datoz azaltzean ugalkortasun baxuaren funtsezko arrazoia bigarren seme alaba baten jaiotza sustatu edo oztopatzen duten baldintzekin duela zerikusia horregatik bigarren seme alaba horren jaiotzarako sustapen laguntza

bigarren seme alaben jaiotzarako sustapen laguntza hirugarren eta hurrengo seme alaben jaiotzarako sustapen laguntza baino garrantzitsuagoa aipatu guzti hauek ez dira berriak hauek jorratu genituen martxoko eztabaidan eta legebiltzar honek hartutako erabakian horregatik oraingoan osoko zuzenketa bezala saio hartan ere

dagoeneko hartua zegoen erabakitik irten eta erdibideko ahalik eta zabalena lortzeko asmoz beste garai baten atarian baikaude eta garai horren denok behar baikaitu lehendakariak

erronka demografikoa herri erronka da estrategia anbiziotsuago baten garaia da gai ekonomiko bat izatera mugatzen ez den arlo bat

erakunde maila ezberdin gizarte agente sozial

helburu argi batekin euskadin familia eta haurtzaroaren aldeko herri itun bat erdietsi eta euskal politika publikoen osotasuna inbertsio sozialaren eredurantz

enplegu etxebizitza hezkuntza edo osasun arloetan gauzatu beharko dira eta besteak beste printzipio eta jarduteko ardatz moduan egongo dira haurrak eskubide subjektu bezala hartuak izatearena nazio batuen umearen eskubideen konbentzioak dionaren arabera ko erantzunkidetza eta genero berdintasunarena

talde guztiei aurkeztu zitzaien erdibidekoak jasotzen duen legez printzipio eta ardatz hauek zirelako talde ezberdinen zuzenketetan azaltzen zirenak baina noski aukera berdintasun eta mugikortasun sozialarena edo unibertsaltasun progresiboarena eta beste hainbat printzipio eta ardatz

akordioak lortzeko garaia da horregatik eta oraindik orain alderdi popularraren eta gainontzeko taldeen

ez daukagu baina eskatuko nizueke gauza bat denoi alde

aurkeztu dizuegun erdibidekoa sinatzeko asmorik ez baldin badaukazue behintzat

aurka bozkatu ea kontsentsuak positiboak ezin badira izan behintzat kontsentsu negatibo bezala deituko niokeen bide batetik akordiorako bidea jorratzen dugun eskerrik asko
eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuz garrido andrea alderdi popularra zurea da hitza

jauna eta alderdi popularraren proposamena lehenengoz edo hasieran bozkatuko denez eskatuko nizuke gauza bera abstentzioa ematea

kortajarena andreari uste dut ba pena bat dela azkenean akordio batera ez heltzea zeren nik uste dut gehiago direla

puntuak baino eta nik uste dut azken helburua dela eta kortajarena

da azkenean betebeharrak jartzea eusko jaurlaritzari uste dugu eta hor nik uste dut diskurtso bera daukagula eta guanche andrearekin gauza bera ba gauzak ez direla ondo egin eta betebeharrak jarri

gobernuari eta horrexegatik nik uste dut amankomunean gauza gehiago ditugula egia da eskatzen dugula

eta hau arlo desberdinetan bideratu beharko litzateke

eta besterik gabe mila esker eskerrik asko guanche andrea

zurea da hitza bai eskerrik asko berriz ere mahaiburu andrea eta

gonbidatuko dizuet gure erdibideko hori horren aurrean ez zuen abstentzioa agertzera baizik eta babestera zeren hemen entzun direnak entzun eta gero esango nuke

postura osoena erdibideko horretan jasotakoa dela

eta akordioa bilatzeko saiakeran ere nik uste dut gertutasun hori sumatu dela eta esango nuke gainera benetako saiakerak izan direla akordioa lortzeko eta horretan hitz egiten goazen neurrian gerturatu egiten garela baina esango nuke era berdinean ekimena planteatzeko eran izan dela

ekimena babesteko oztopo handiena ze hemen hitz egin da

guk ere horrela ikusten dugu aipatu ditu baita ere seme alabak babesteko politika horietan izan diren zenbait zailtasun eta guk ere aipatu ditugu gure hitzartzean eta gu horretan ados gaude baina guretzako gero kontraesantsua da ba diskurtso

ikuspuntutik abiatuta gero horrelako gauza zehatzetara jaisten den

batera jotzea eta berriz esaten dut uste dut ekimena planteatzeko eran

edukia horietan baino baino guretzako berriz ere oso murritzailea da ikuspegi hori zeren oso gauza konkretua planteatzen da ekimenean eta

planteatutakoa eta ulertzen dut ulertzen dut horrela planteatzeak titular gehiago ematen dituela baina ez dator bat hemen esan diren horiekin

de manera notoria eta gero nik uste dut gauzak elkartzeko egin den saiakera horretan

alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak planteatutako ekimen horrek

edukietan eta hori ere onartu beharra dago baina gauza batek ere atentzioa deitzen dit adin txikikoen interes gorenaren

eta oso positibotzat jotzen dugu guk baino adibidez gero diru sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketan interes hori

ez da barneratua orduan inportantea iruditzen zait

txertatzea politika berri horietan baina eskatuko nuke nolabait koherentziaz ere bestelako ekinbide guztietan aritzea hala ere

adostasunerako aukerarik izango baino aurrerantzean estrategia etorriko denez eta artolazabal sailburuak ere aipatu zigunez

gure puntu desberdinak eta planteamenduak mahai gaineratzeko eta aukera izango dugula seguruenik adostasunetara ez ekimen honetan agian baina bai etorkizunean etorri daitezkeen estrategia eta planteamendu

eta bueno zuen testuaren arabera erabakiko dugu baita ere urrutiak

eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak sánchez andrea

legebiltzar buru andrea bueno txanda hau

esan duenarekin lehenengo txandan esan du akordioaz geroz eta gertuago

eta benetan pozten nau entzuteak ahaleginaren aitormena kontsolamendu eskasa da baina dirudienez gaur kontsolamendu horrekin gelditu beharko gara ze azken finean hemen arazoa betikoa da zuek biok rgiaren bandera hartu duzue eta rgia da arazo guztia

ez dugulako proposatzen zuek nahi bezala hor dago arazoa gaurkoan adibidez akordio batera ez iristeko

egindako legez besteko proposamena gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren eskualdatzearen ainarri eta norabideari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldeen ordezkaria pinedo anderea zurea da hitza

egun on guztioi gaurko honetan mahai gainean jartzen dugun gaia funtsezkoa da gizartearen ongizatea bermatzeko

aurreratu eta justu bat eraikitzeko berebiziko garrantzia du babes sistema publiko indartsu koherente orekatu osoa eta

izatea eta horregatik gizarte aurreratu eta justu bat izatea gure helburua delako jarri izan ditugu hainbatetan proposamenak mahai gainean

duintze aldera gizarte zerbitzuak indartzeko edo pasa den astean bezala langabetuak pairatzen ari diren langabeziagatiko estaldura maila tamalgarriari buelta emateko

besteak beste pentsionista guzti guztiei pentsio duin bat bermatu beharko diena gai hauek batzuen hitzetan jateko direnak erlazio zuzena eta ezinbestekoa dute hainbat eta hainbat politika publiko indarrean jartzeko eduki beharreko eskumenekin azken finean burujabetzarekin eta hortaz arituko gara gaur hain zuzen ere

eta bereziki pentsioen kudeaketa euskal erakundeen esku uzteaz hori delako gure ustez kudeaketa bide egokienean aurrerapausoak emateko bidea hastea

gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren transferentzia ez gauzatu izana salatzea estatuko legeek eta konstituzio

arlo horretan egin izan duten irakurketa zikoitz eta birzentralizatzailea legebiltzarrak espainiako gobernuari eskatzea berehala bete ditzala gernikako

eta ekin diezaiola hitzarmen batzuk ezartzeari zeintzuen bidez eaek bere gain hartuko duen gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa hitzarmen horietan jasoko dira gutxienez eta espresuki jaurlaritzaren hainbat eta hainbat gaitasun exekutibo legebiltzarrak adieraztea hemen

mantenduko bada barnean pentsio sistema jasoko duena bizitza duin bat izateko prestazio ekonomiko sozial justuak

gizarte segurantzaren sistema euskal erakunde publikoek eta erakunde publiko horietatik legez garatzea gauzatzea eta

eta azkenik jaurlaritzari eskatzea eskualdatzearen negoziazioak iraungo duen bitartean bilkura aldi bakoitzean gutxienez

hemen legebiltzarrean negoziazioen jarraipen zehatza egiteko denon artean gure gizartearen egoera badakigu denok

denok ditugu buruan eta ez nahiz hasiko horretan gero

baina ez da bizkaia gipuzkoa eta arabaren esklusiba bizitza esperantzaren hazkundea eta jaiotze tasen jaitsiera

europa osoan zabalduta dagoen eztabaida bat da ez da gure esklusiba

honi gehitu beharko zaio lan merkatuaren egoera eta hori bai gurea da langabezia

eta ezegonkortasuna hori da gure gizartean ezberdintasun soziala gero eta

egoera guzti hauen ondorioz eta ezberdintasun sozial hau pentsiodunen artean ere agerian dago tamalez nola izan daiteke posible nola da posible euskal pentsiodunen artean hamarretik seik zazpiehun euro

izatea hori ez da bidea horrela ez dira inolaz ere bizitza baldintza duinak bermatzen horrela ez da inolaz gizarte kohesionatu eta justuago bat eraikitzen azken finean egoera honek ekarri duena gizartearen duintasunaren galera izugarria da galera bai langabetuentzat

eta baita pentsiodunentzat ere eta hau hau ez da berez sortu hau ez da bat batean sortu egoera tamalgarri honen atzean politika

eta pentsioen kasuan bereziki bai psoek bai ppk jarraitutako politikak egin izan dituzten pentsio sistemaren erreformak

erreforma hauen ondorioz gaur egun kotizaziopeko pentsioak europan baino ehuneko hogeita bost txikiagoak dira

sozialeko sistema baten barnean hori da daukagun errealitatea espainiako sistemak pentsionista guztien duintasuna ez bermatzeaz gain gaur gaurkoz ez du ezta bere izaera propioaren iraunkortasuna ere bermatua

ez da guk esaten dugulako ez da eh bilduk esaten duelako estatu mailako hainbat adituk aspaldi ohartarazi dute sistemaren ezegonkortasunaz eta hor daukagu toledoko paktua ez dakigula nola dagoen ez doa aurrera

berak esan du espainian pentsio duinak arrisku larrian daudela

sistema defizitarioa dela behin eta berriz errepikatzen dute batzuk eta ziur naiz gaur ere tribuna honetatik entzun izango dugula hori baina defizitarioa espainiako sistema osoa da eta hor dago benetan gai honen koska hau da daukagun panorama

baina gaur berriz ere entzun behar izango dugu hori dela gure flotagailua hori dela

izateko bermea guk argi dugu argi dugu badagoela bidea badaudela aukerak badagoela bestelako bide bat eta horregatik gaur bide horretan guretzako oinarrizkoa den lehen pausua

eskerrik asko eskerrik asko pinedo andrea

bai eskerrik asko presidente andrea bien la

eskerrik asko hernandez jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

cómo piensan pagarlo eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea egun on guztioi

bat nator zugaz pinedo andrea funtsezkoa dela gizartearen ongizaterako gaur eztabaidagai dugun gai hau eta herritarren bizitza kalitate bizitza baldintza duinak izan daitezen hola ba aipatzekoa da izan ere euskadin hogei mila pentsiodunetik jasotzen dutela euren pentsioen osagarri bat aurrekontuei jaurlaritzaren aurrekontuetatik ordaintzen dena horregatik uste dut gizarteak baldintza eta konfiantza daukala eskumen hau ere osasunaren eskumena hezkuntzaren eskumena gizarte babeseko beste hainbat esparrutan jaurlaritzak kudeatzen dituenak euren bizi baldintzak hobetzen direla eta

herritar guztiek eskumen hau eskuratzen dugunean

mahai gainera ekartzen denean lege bat bere barik dagoela que estamos ante un incumplimiento de ley eta behin eta berriro salatzen dugu hori

beti behin eta berriro aldarrikatzen dugu eskumen hau

guri dagokigulako hau kudeatzea lege organiko horren arabera eta aldarrikatzen dugu

eta bere bosgarren xedapen transitorioan iragankorrean esaten dena

defendíamos entonces eta gu orduan ere eztabaida horretan eta

zuek gure zenuten araubidearen esparruan urrunago joatea

indarrean dagoen legediak diona bete behar dugula eta horraino guk

legeak dionaren interpretazio horren mugaraino helduko ginela eta

legeak diona bete behar dugu eta hortik joango gara gaur dagokiguna da indarrean dagoen legea bete dadila aldarrikatzea baina

badago legebiltzar honetan aldaketa bat eta aipatu izan duzu zuk zeuk ere hori buruz berba egin izan dugulako

ordutik hona legebiltzar honetan autogobernuaren lantaldeak eskatuta jaurlaritzak orain dela hilabete heldu da legebiltzarrera

gernikako estatutua betetzeko falta diren eskumenen eta eguneratzerako falta diren eskumenen txosten bat legebiltzarrak eskatu du

eta bertan hogeita hamabostgarrena fitxan bertan

eta txertatuta dago guk orduan esandakoa eta interpretazioa guk onartu genuena

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea erantzunen txandan

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi berriz ere

eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea euzko abertzaleak gorospe andrea zurea da hitza pinedo

bai berotuta bajatu zara baina hori da hemen ipintzen duena nik

eskualdatzearen negoziazioa erabaki horretan adierazitako terminoetan gauzatu dezala beraz negoziazioa egin dezala eskatzen deutsozue espainiako gobernuagaz rajoyren gobernuagaz

ez dagiala harremanik eduki espainiako gobernuaz eta

kontraesan handi handi batean jauzi zarete hemen kontraesan oso zuek uste duzue zuek egon ezkero aginduak ematen dituen esparruan egin ahal dela zuek uste duzuena baina zuena ez bada eta gobernua desestabilizatzeko bada

negoziazio eta aurrerantz joateko bide horretan hori da gertatzen dena eta hemen argi eta garbi ikusten da hori horrela izan dea eta

eta bertan zehazten da eta esaten da a modo ilustrativo

egiten den enpresen inskripzio eta xedapen ahalmena

kotizazioa kudeatu eta kontrolatzea eta gizarte segurantzaren sistema finantzatzeko kuotak eta gainerako baliabideak biltzea gizarte segurantzako kuotak gogoratzea

kuotak eta gizarte segurantzaren sistemako gainerako finantza baliabideak sartzeko beharrezkoak diren prozesuak diseinatzea eta kudeatzea eta bitartekoak antolatzea gizarte segurantzaren betebeharren ordainketa agintzea eta betebehar horiek

esango deustazu ez daukagula ezer eta hau guk erdibidekoa sinatu eta urtebete beranduago heldu dena da

gure osoko zuzenketaren aldeko botoa uste dogulako alberto

sailburuorde jaunak esandakoaren bidetik ondo legokela blokeo honetatik urtetako eskumen hau eskatzea guztiok batera eskerrik asko
eskerrik asko gorospe andrea gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak

eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den uria jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

uria jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andrea zurea da hitza

eguerdi on guztioi eta eskerrik asko lehendakari andrea hitza emateagatik

gaurko plenoan berriro transferentziarekin gora eta behera ibiliko gara orain dela gutxi

eta momentu honetan transferentzia penitentziarioari buruz

lehenengo erreflexioa izan zen proposamena noiz

urtebete sartutako proposamena da eta urtebete hauetan gauza asko gertatu dira eta behin eta berriro eztabaida hau beste modu desberdinetan izan dugu hemen ponentzia dela eta ez dela beste

hitz egin dugu eta nolabait esateko nahiko argi dagoela bakoitzak zer pentsatzen duen eta ze jarrera daukan

honen aurrean egia da orduan hau ez dela gauza berri bat ez dela gauza berri bat pleno honetan ez dela gauza berri bat osoko bilkura

gobernu honetarako eta estatu espainolerako azkeneko urteetan izan da gauza bat bete behar zena eta bete gabe egon dena eta

harrigarria da nolabait esateko gertatzen ari dena transferentzia honekin

behin eta berriro entzuten dugu toki guztietan legea dela errespetatu behar dena konstituzio espainiarra dela totem bat guztiz

lege organikoak hor daudela betetzeko eta ez baduzu betetzen saiatzen direla betearazteko eta hori neurri judizialak edo edozein gauza planteatzen eta hori entzuten ari garen bitartean ikusten duguna da estatutu bat lege

bete gabe dagoela eta ez da ezer gertatzen

ez da ezer gertatzen inorrek ez du ezer esaten horren inguruan

ez dute ezer esaten orduan kontraesana dago eta kontraesana horren

eta irakurketa da nik uste dut estatu espainiarrak kasu honetan beste hainbat kasutan moduan ez duela nahi utzi duena beste gestio desberdin bat eta beste modu batean

bi mila hamazazpian martxotik aurrera

estatu espainolaren partetik eta hemengo gobernuaren partetik

gauzak bideratzeko elkarrizketa posiblea zela esateko eta ba gauzak bideragarriak direla esateko eta konturatu naiz

gure babesa badago eta prest gaude elkarrizketaren bitartez akordioren bitartez gauzak mahai gainean jartzen akordio bat lortzeko nolabait esateko gure babesa

baina horrek ez du nahi esan inondik inora gure babesa

gainean egongo gara eta begiratuko dugu zertarako erabiltzen den orain hemen lortzen den babesa eta ikusiko dugu ere

eta gero horren ostean zer gertatzen den hau ez da txeke zuri bat hau da gauzak aurrera

eta faltatzen den transferentzia hori eskuratzeko eta gero hemen egin beharreko guztiak egiteko burutzeko burutu behar den moduan hori da gure babesarekin gaur hemen planteatzen ari garena

nire kideei independentzia nahi du eta estatu bat izatea nahi du orduan

horretan instituzioak eskuratzea lantzea eta izatea ikusten dugu gauza inportantea dela horregatik planteatzen dugu hori jakinda limitazioak izango ditugula beste legepean egin behar

eta beste arrazoi bat dago eta igual pasa den egunean entzuten

bilboko zati dat dutena eta horrek eramaten nau esatera askoz hobeto egingo dugulako eta hori saiatuko garela gainera egindako proposamenaren bitartez eta bukatzeko

egitea agendan nahi dugu izan hau agendan eta gainera

izanda eta nahi duguna da ahalik eta lasterren esaten dut baina legislatura hau amaitu

lehenago hau eskuratzea horregatik gure babesa horregatik alde bozkatuko dugu eta beste arrazoi batengatik gure proposamenean

hainbat puntu eztabaidatuak izan direla pasa den

eta orduan ez zeukan zentzu askorik mantentzea

eztabaidatu gabe egon ziren puntu guztiak orain jada ez geratzen zen

momentua dela babes hori emateko eta horregatik proposamena sinatu dugu eta horren alde
egingo dugu besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko goirizelaia andrea euskal sozialista castelo andrea zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea eusko abertzaleak zorrilla jauna zurea da hitza

sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok eguerdi on guztioi elkarrekin podemos taldearen proposamena dugu eztabaidagai espetxeen eskumena transferentziari buruz

euskadiko autonomia erkidegoak konpetentzia esklusiboa dauka

ekimen honen bidez eskatzen duguna da legea betetzea hori besterik ez lege organiko bat betetzea gernikako estatutua betetzea

amaitzeko proposatzaileak eta eh bilduk akordio batera iristeko izan duten borondatea eskertu eta talde popularrari

berak ere ekimenarekin bat egin dezan izan ere eskatzen duen gaza bakarra da elkarrizketa negoziazioa eta legea betetzea besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko zorrilla jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularra llanos andrea zurea da hitza

argi daukagu akordioak lortzeko bakoitzak zerbait utzi behar duela bestela inposiblea dela eta batzuetan inportantea da lortzen dena

baino orduan hori da guk erabiltzen duguna eta kasu honetan ere erabili izan dudana

eskerrik asko goirizelaia andrea euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua upv ehuk

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda larrion andrea zurea da hitza

goi mailako irakaskuntza eta ikerkuntza ezinbesteko tresnak dira euskal jendartearen egungo eta etorkizuneko bizi kalitatea bermatzeko une honetan gogoeta partekatu egin behar dugu horretan sinesteak unibertsitate sisteman apustuak eta esfortzuak egitea dakar eta hori egiteko tresna aurrekontuak dira herri baten aurrekontuan herriaren lehentasunak eta helburuak islatzen direlako zer garatu nahi eta horretan inbertitu

hezkuntza sailburuari interpelazio egin zion euskal herria bilduk gai honekin eta gaur ere ekartzen dugu gobernuak hurrengo aurrekontuen proiektua aurkeztu izan duenean

urteotan upv ehun nozitu diren defizitak dozentzian ikerkuntzan plantilan eta instalazioetan sakondu egingo direlako une honetan munduko bostehun unibertsitate hoberenen artean jarraitzen du

shanghai ranking aren arabera eta innobasqueren informean ere

dela gure autonomia erkidegoko irakaskuntza eta zientzia arloko erakunde nagusia eta hiru mila ehun eta berrogeita zortzi dokumentu eta

bi mila zazpiehun eta berrogeita bat dokumentu argitaratu dituelarik balio absolutuak gainera badira ekoizpen zientifikoaren ehuneko berrogeita hamabia eta berrogeita hamazazpia

baina arazo bat dago urteak daramatza eusko jaurlaritzak ehun finantzazioa murrizten

gure helburua baldin bada herri aurreratua izatea ezagutzan inbertitzen duena eta pertsonengan sinesten badu aurtengo euskal herriko

urteko aurrekontuak baino ehuneko hamabost baxuagoa izan da

izan du bi mila hamaseian eusko jaurlaritzaren ekarpena hirurehun eta zazpi koma bederatzi milioi eurokoa izan bazen bi mila hamazazpikoa hirurehun eta lau milioitakoa izan da hau da ehuneko bat koma hogeita sei murriztua izan da hau da hiru koma bederatzi milioi euro gutxiago eta hau ez da dena murrizketa hau aurreko urtetatik datozenei eransten zaielako eta bi mila hemezortziko proiektuan

hau da ez du ezta bi mila hamaseikoa ere berdintzen aurten eusko jaurlaritzak

planean jasota baino ehuneko hiru koma berrogeita lau txikiagoa izan da hau da bederatzi koma sei milioi euro ez dio eman jaurlaritza honek unibertsitateari ehuri hau da sinatutako akordioa ere

ulertezina da errektoreak gizarteak eta hemen eskatzen dugunean finantzazioa handitu egin behar dela

hau guztia adostutako unibertsitate planaren aurka doa planak berak dio bi mila hogei urterako jaurlaritzaren diru ekarpena unibertsitate sistema barne produktu gordinaren ehuneko bat koma bia izan beharko litzatekela

ehuneko bat koma laua izatea aldarrikatu zuen datuetan oinarrituta baina gaur ere

duelako bi mila hamaseiko eaeko barne produktu gordina hirurogeita hamaika mila bostehun eta hirurogeita hamazazpi milioi eurokoa izan bazen jaurlaritzak bi mila hamazazpiko bere aurrekontuetan egingo dion diru ekarpena barne produktu gordinaren ehuneko zero koma berrogeita bia izan da eta berriz gobernu akordioan ehuneko bat koma bosta agertzen da euskal herriko errektoreek behin baino gehiagotan nabarmendu dute upv ehu aurrera egiteko behar duena finantzazioa handitzea eskatu dute

hezkuntza batzordean errektore ohiari iñaki goirizelaiari bere agerraldian berak ere gauza askoren artean nabarmendu zuen upv ehuren finantzazio gaia jorratu behar dela

legebiltzar honetan onartutako legeak hiru barra bi mila lauko legeak otsailaren hogeita bostekoa euskal unibertsitate sistemarena bere zazpigarren tituluan eta esaten du laurogeita hamar artikuluan la dotación anual

de coordinación de la enseñanza pública universitaria hauxe bera ekarri genuen ekainean eta hauxe bera eskatzen dugu gaur ere lehenengo legea betetzea unibertsitaterako hornidura zehazteko betebehar den prozesuak betetzea

eta hirugarrena bi mila hamazazpian gobernuak aurkeztu zituen konpromisoak betetzea eta ez urtetik urtera aldatzea ikusten dugun

kredituak murriztu egiten direla eta honetarako gainera premia handia dago

unibertsitatearen egiturazko diren elementuei eragiten die

izatea eragiten duelarik adibidez egindako guztia dakar unibertsitateko langileekin onartutako konpromisoak ez betetzea

horren ondorioz prekarietatea soldaten jasandako murrizketak izozketak mantentzen dira eta lan baldintzak okertzen dira irakaskuntza zein funtzionamendu arruntean ere emandako murrizketan bere horretan segitzen dute

sailei zerbitzuetan eta laborategietan horrelako unibertsitatea nahi al dugu

upv ehuk lehentasuna ez izatea nahiz eta bera den alor horretarako eragile nagusia erkidegoan

argi eta garbi azaldu zuen datuetan ere bere aldarrikapena

oso eskasak direla nabarmentzea eta horri buelta ematea

interpelazioan uriarte sailburuak horretarako egin behar duena izan da aurreko urteetako soberakinak erabiliz eta funts propioak xahutuz berezko

behartuz horregatik ekartzen dugu gaur ere legez besteko proposamen hau hain funtsezkoa delako unibertsitate planaren bidez behin behineko finantzazioa erabiltzea

egitura sostengatzeko eskerrik asko eskerrik asko larrion andrea
jarraian zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara elkarrekin podemos

egun on mila esker lehendakari andrea bueno debatir

mila esker eskerrik asko macazaga andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

eztabaida honetan hainbat faktorek eragiten dute eta gure ustez ba kontuan hartu behar ditugu guztiak eta

euskal talde popularra bengoechea andrea zurea da hitza

eskerrik asko macazaga andrea euskal sozialistak bai pastor jauna zurea da hitza bertatik sí desde el escaño si

zenbait gauza aipatu dituzu batetik ez dela kontratu programatatik ekarpen arruntera dirurik pasa eta

dela da eta beraz ez dago beharrik esan bezala edo aurreikusita zegoen bezala egiteko gero baita komentatu egin da gobernuaren berrikuntzarekin loturiko ehuneko bost horri buruz eta argitu behar duguna da gobernuak ez duela inoiz esan lehendakariaren

direnik baizik eta hezkuntza saila saiatzen dela ekintza berriak egiten beraz igoera hori ez dago horrekin lotuta eta

como realmente son eskerrik asko alvarez jauna amaitzeko euskal talde popularren ordezkaria bengoechea andrea zurea da hitza

lehenengo puntua euskal talde popularrak aurkeztutako familiei laguntzeko politika bultzatzeari buruz hemen bozkatuko dugu lehenik

contra beraz ez da onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos eta eh bilduk sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita zortzi boto aldekoa

euzko abertzaleak eta euskal sozialistak sinatutako emendakina bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamasei boto aldekoa treinta y siete contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa

eh bildu talde parlamentarioak aurkeztutako legez besteko proposamena gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoaren eskualdatzearen oinarri

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu lehenik bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hemezortzi boto aldekoa cincuenta y cinco contra beraz ez da onartu jarraian elkarrekin podemosen osoko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hamar boto aldekoa sesenta y tres contra beraz ez da onartu

elkarrekin podemosen osoko zuzenketa jarraian euskal talde popularrak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa sesenta y cuatro contra beraz onartu talde popularraren osoko zuzenketa jarraian euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita hamabost boto aldekoa

euskal sozialisten osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua elkarrekin podemos taldeak aurkeztua espetxe eskumenaren transferentziari buruz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

gai zerrendako zazpigarren puntua mozioa larrion anderearen mozioa

upv ehuk ikerkuntza arloan planteatu dituen baliabide ekonomiko zein bestelakoen beharren inguruan hezkuntza sailak dituen asmoez

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu erdibideko zuzenketa eta orain bozkatuko dugu euzko abertzaleak eta euskal sozialistak batera aurkezturiko osoko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita bost boto aldekoa veintiocho contra beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa